egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

lehenengo puntua galdera miren josune gorospe elezkano euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi

hamar hilabete lehendakari zaitugula eta ideia bat argi dugu

hori dela zuretzat helburuak lortzeko biderik zintzo eta sendoena elkarrekin lanean akordioetara helduz

esan eta egin hainbat akordio lortu dituzu dagoeneko eta zoriontzen zaitugu hori da euskadik behar duena euretariko bata benetan garrantzitsua aste honetan sinatu dena maiatzean lau hilabete dela

arabako bizkaiko eta gipuzkoako ahaldun nagusiak eta euskadiko udalen ordezkaritza duen eudeleko presidente

elkartutako erakundeek ekonomiaren indarberritzerako eta enpleguaren aldeko ekimenak garatzea

hori dela eta hurrengo galdera luzatzen dizut lehendakari

ekonomia sustatzeko jarduerak eta inbertsio proiektuak garatzeko

erakunde arteko akordioaren inguruan zer nolako balorazioa egiten du lehendakariak eskerrik asko

lehendakariaren txanda da mesedez isiltasuna

legebiltzarburu anderea legebiltzarkide jaun andreok egun on guztioi

gorospe anderea eskerrik asko zure hitzengatik hasteko

esango nizuke akordio hau aurrerapauso bat izan egin dela

asko adostu dugu hitzarmen hau sinatu egin dugunean egoeraren diagnostikoa ekonomia eta enpleguaren

inbertsio berrien beharrizana eta beharra beraz gure adostasuna zabala izan da holako

hau eta zuk esan bezala lehen akordio bat da eredugarria bidea erakusten diguna hilabeteetako lana egon da atzetik eta ez bakarrik

egon egin dira akordio honen atzean nire ikuspegitik bide berri baten hasiera markatu dezake

hiru alderdi ezberdinak ordezkatzen dituen hiru ahaldun nagusiek eta lehendakariak holako akordio batera

nire ustez beraz akordio hau oso momentu egokian iritsi da

jakina denez eta lau erakunde hauek egonkortasuna

egonkortasuna behar dute eta akordioak behar ditugu egonkortasuna bermatzeko hitzarmen hau lehen urrats bat da bidean elkarlanean jarraitzeko beraz

hitzik hartu behar bigarren galderara pasatuko gara gai zerrendako bigarren puntua galdera dani maeztu eh

urtean jaurlaritzaren menpeko langile publikoen soldatak ez izozteko hartu beharreko neurriei buruz
maeztu jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

aste honetan hirurogeita hamar mila pertsona krisiarekin zerikusi izan ez duten hirurogeita hamar mila pertsonek beste kolpe bat jaso dute beste bat diot

euskal autonomi erkidegoko sektore publikoko langileetaz ari naizelako eta honezkero

euren erosmen ahalmena ehuneko hogeita bost gutxi gorabehera murriztu egin delako

jaurlaritzako bozeramailea den erkoreka jaunak prentsaurreko batean iragarri zuena abiadura handiko trenarentzako jaurlaritza dirua aurreratzeko prest zegoela

berean esan zuen ziurrenik aurten ere langile publikoen soldatak izoztuko zirela eta horren aurrean galdera bat

bat dator zure gobernua neurri horrekin

erantzuna baiezkoa bada ez daukat askoz gehiago galdetzeko

jarraitzen duen gobernu baten aurrean egongo ginatekeelako baina erantzuna ezezkoa baldin bada zure gobernua

zer egin dezake lehendakari batek zer egin ahal du gobernu batek bere taldeko hogeita zazpi bozkekin herria bilduren hogeita batekin langile publikoen erosmen ahalmena ziurtatzeko eta bermatzeko

erkoreka jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea maeztu
jauna zure galderari erantzun aurretik zuk egindako adierazpenen eta galdera formulatzen duen idazkian agertzen diren azalpen batzuen inguruko zuzenketak nahiko nituzke egin lehenengo eta behin uzten badidazu langile publikoen soldataren

ez da gaurko kontua ezta pentsatu behar norbera erakundeetara orain datorrelako arazoak orain sortzen direnik ez hori aspaldiko kontua da eta batzuk

neurriei aurre egiteko ahaleginetan eta horretarako zirrikituak bilatzen gero nahi baduzu

soldata publikoen izozketari buruzko kontu hau eta eztabaida hau

hogei mendeko kontua aspaldikoa baino bigarrenez gobernuaren jarrerari buruz hitz egiten duzue eta aurreko gobernu sozialistaren jarrerari buruz baina ahaztu egin zaizu beti ahazten zaizu gauza berdina azkeneko bi urteetan

erakundek bilduren gobernupean dauden erakundeek ere neurri berdin berdina hartu dutela berdin berdina ehun baino erakunde gehiagok neurri berdin berdina hartu dutela beraz hemen hor dago hartu dute gainera zintzo leial eta apal

hortik aurrera gaurko arazoa ez denez hau aspaldikoa baino

legebiltzar honi zuzenean dagokiona legebiltzar honek mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpiko aurrekontua aprobatu zuenean

estatuak langile publikoen soldaten izozketa ezarri zuen administrazio publiko guztietarako eta legebiltzar honek

urterako aurrekontuetan esan zuen hori soldaten gaurkotzea geuri dagokigula beno zer gertatu zen hortik aurrera

bete betean neurri haren kontrako epaia eman zuela hori horrela da eta horren inguruan hainbat eta hainbat epai aipatu daitezke baita ere gauzak horrela izanik ez zait aparteko biderik bururatzen baina prest nago zure ideiak entzuteko benetan ekarpen argirik baldin badaukazu prest nago entzuteko eta aztertzeko

andrea erkoreka jauna

gai honetaz eztabaidatzen dugunean beti bukatzen dugu eztabaida batean eta ez nator gaur horrelako dinamika bateko eztabaida bat edukitzera zurekin lehen

galdera da zer egin dezakegu berrogeita zortzi bozkekin legebiltzar

langileei euren erosmen ahalmena ziurtatzeko askotan egiten dugu kontu hori beste gauza batzuetarako berrogeita zortzi legebiltzarkideen kontu hori zergatik

aldarrikapen identitario zena beharrizan ekonomikoa dela alegia krisiari erantzun sozial bat emateko

legebiltzarkideen kopurua uste dugulako erabili ahal direlako ere

bermatzeko eta uste dugulako ere eskubide horiek bermatzea herri akordio batean bai egon beharko litzatekeela jasota alderdi sozialistarekin sinatu duzuen akordioan ez dugu ikusten inondik inora langileen

bermatzeko neurriak hori da gure eskaintza prest gaude herri akordioak egiteko baina krisi honi ere ezkerretik irtenbide sozial bat emateko eta hori da eskatzen didazunean proposamenak egiteko ganbara honetara ekartzen dugun proposamena

hor ez dago proposamenik bilatu egin behar dela bidea arau horiek eta neurri horiek ekiditeko horiek saihesteko legebiltzar honek horretan bidea badauka lehen aipatu dizut bide bat bide argia hartu zuen errekurtsoa planteatu zuen eta epaia eman zuen auzitegi konstituzionalak gehiago esango dizut

eusko jaurlaritzak bakarrik neurri horiek ez zituen hartu udal askok hartu zituen momentu hartan zegoen

auziperatuak izan ziren udal horiek guztiak eta udal horiek guztiek gero

hemengo tribunalen epaia jaso zituztenean epaiek beti amaitzen zuten esaldi berdinarekin

lo mismo eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna
gai zerrendako hirugarren puntua galdera maría isabel celaá diéguez euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika

lehendakari sailburu egun on guztioi uriarte andrea zuk gauza bat argitu behar diguzu

inguruan zer hutsune zer akats dute orain indarrean dauden curriculumek ez al dira euskal curriculumak

nongoak dira bestela zer ebaluazioetan

hau guzti hau planteatzeko datu zientifikoak eta hezkuntza argudioak eskatzen dizkizut ez bestelakoak
mila esker eskerrik asko celaá andrea erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

egun on celaá andrea zuk oraintsu azpimarratu dituzun baieztapen batzuk aipatuz hasi nahiko nuke usted ha afirmado lo siguiente

antzematen ari garenean hezkuntza paktu zabal bat ikusten dugu

zabal bat eta adostasun horretan zuk ordezkatzen duzun alderdia ere barnean dago

edo gure plana partekatzeko ere ez baina dagoeneko

eta hori da egin beharreko bidea eskerrik asko uriarte andrea celaá andrea zurea da hitza

sendotzea euskal curriculuma hezkuntza maila guztietan garatuz balioetan oinarritutako hezkuntza eredua garatzea errespetua demokrazia elkartasuna diskriminazio eza eta indarkeria eza

garai honetan gainera inposatu nahi diguten hezkuntza erreformaren aurrean inoiz baino beharrezkoagoa da elkarlana lomceri ezetz esatea ez da nahikoa

eta hemen ere zuei eskaintzen dizuegu parte hartzea eta denon artean akordioren bila lan egitea

arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eajko kide batzuek euskal itunari eta kupoari buruz egindako adierazpenen gainean quiroga anderea zurea da hitza

a qué bueno contribuyen gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakariak dauka hitza

el sistema del concierto económico eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

lehendakariak dauka hitza legebiltzarburu andrea

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina ustelkeriaren aurka borrokatzeko bitarteko faltari buruz maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko beltrán de heredia andereak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarkide mahaiburu

eskerrik asko beltrán de heredia anderea maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa susana corcuera leunda euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko txikizkako merkataritzari laguntzeko politikak

buruz corcuera andrea zurea da hitza gracias presidenta

corcuera anderea jaurlaritzatik erantzuteko tapia andereak

eskerrik asko presidente anderea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

aldaketa asko sakonak eta azkar eman direnak

egia da sektoreak merkataritza sektoreak eta batez ere txikiak

baina leku guztietan bai kudeaketan baita ere bere egitura nolabait egokituz merkatuaren dimentsio berrietara

beraz egoera honek afektatzen du sektore osoa oso sakonki

baita distribuzio handia eta eragin horrekin

politika komertzialak merkataritzari dagokion politika guztiak orain arte egin direnak eta hemendik aurrera egin behar ditugunak respecto a su significación

merkataritza sektorearen ehuneko laurogeita seia merkataritza txikiena dela eta

hirurogeita hamairu metro karratua dituztela beraz txikiak dira oso

eta datorren urtean aipatu duzun bezala eta akordioan

beste ekintzak jarriko dira baina beti ere lau lerro hauek mantenduz eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea jarraian corcuera andreak dauka hitza

tapia andreak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea

puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak euskadirako defendatzen duen estatus politiko berriari buruz

gure eredua ez da airean dagoen teoria bat euskadiren gaurko errealitateaz dihardu

egindako bidea baliozten du eta autogobernua eta gure herriaren erakundetzea

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina psek eta eajk

barrio jauna zurea da hitza gracias

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

barrio jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera laura mintegi lakarra eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskal herriak burujabetzara egin behar duen bide propioaren inguruan

egun on legebiltzarburu andrea lehendakaria legebiltzarkideak nik galdera zuzendu nion lehendakariari

zer nolako urratsak emango dituen lehendakariak euskal herriak bide propio bat egin dezan burujabetzaren bidean baina maneiro jaunari eman dion erantzuna entzun eta gero

ia zeintzuk diren emateko asmoa dituen urrats horiek

eskerrik asko eskerrik asko mintegi anderea erantzuteko lehendakariak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mintegi anderea

euzko alderdi jeltzaleari beste toki batean eta prest nago urkullu jelkide bezala erantzuteko gaur lehendakari bezala jasotzen dut eta zein urrats emango ditu lehendakariak euskal herriak bide propio egin dezan burujabetzaren bidean eta nik esan behar dizut

bidean eta ematen jarraitu egingo ditu

urratsak nik uste dut gure ibilbide historiko honetan zehar dokumentatuta daudela eta eman beharrekoak ere idatzita daude eta baita hauteskunde egitasmoan eta baitan gobernu jarduera egitasmoan ere idatzita daudela

eta bere erantzukizuna izan denean gobernuaren agintegarritasunaren erantzukizuna

aurrekaririk gabeko erakunde suposatu izan duela herri honentzako

jakin badakit alternatibaren planteamendua zein izanden arestian aralarren planteamendua zein izan den

ezker abertzalearena zein izan den baina eh bildurena osotasunean ez dakit zein den egia esan gaur egun beraz

lehen maneiro jaunari emandako erantzunetan hiru ardatzetan ipini duzu estatus berriaren edo burujabetzaren bidean aldebikotasuna batetik bestetik paktua eta bestetik errekonozimendua aldebikotasuna

da hain zuzen ere menpekotasuna aitortzea batetik menpekotasuna dagoelako

emango duen grazia hitz egiten hasteko eta menpekotasuna etaren pean zain egotea ea noiz

hau da bikoitza da errekonozitzen ari den menpekotasuna esaten denean aldebikotasunaren zain egongo garela horren zain egonez gero beste baten eskuetan ipintzen da erabakimena beste alde batetik paktua aipatzen da

hain zuzen ere kontrako politika nabarmen eta argiki eramaten dutenekin aurrera joateko paktatu egiten da

hain zuzen ere aurrera joan nahi bada paktatzea atzera egin nahi dutenekin

nazioa gara noski ez dago inolako zalantzarik

bagara nazio bat europan naziorik gabeko estatu bat gara hori hala da eta nazio moduan nahi duguna da erabaki ahal izatea zer nolako harremana izango dugun beste nazioekin eta beste estatuekin niri oso paradoxikoa iruditzen zait zeharo paradoxikoa hitz egitea burujabetzaz

hau da norberaren egutegia norberaren

helburua eta kronologia bat helburu hori betetzeko eta horretarako ere menpekotasuna ikusten da ez da hori planteatzen

beraien militanteek alderdi egunean edo hauteskunde gabean oihukatzen dutena independentzia edo beraren buruzagiak esaten diena lasai hau ez da lasterketa bat

eskerrik asko legebiltzarburu andrea burujabetza eta norberaren kronologia

eta kronologia duzuna errealitate honetatik atxikituta

nik uste dut hemen egin beharko genukeen ariketa badela bai terrorismoak eragindako ondorioak baita

ari gara zazpi lurraldeetaz lau lurraldeetaz hiru lurraldeetaz zein da gure kokalekua norena

lanerako metodologia bat aurkeztu egin nuen eta aurkeztu egin dugu eta eredu bat dugu eta eredu ezberdinak eztabaidatzeko leku bat proposatu egin dugu gure

egitasmoak oinarri sendoak ditu eta egitasmoak lehen etsi behar ditu

lehendakari jauna gai zerrendako hamargarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina guardia zibilak herrira elkartearen kontra egindako operazioari buruz arzuaga jauna

astelehen honetan herrira presoen eskubideen defentsarako elkartearen kontrako operatibo juridiko poliziala burutu zen

berriro ere iraganera garraiatzen gintuen gaituen eraso bat asko izan dira

salatzeko entzun diren posizioak transbertsala izan da protesta eta indignazioa alderdiek gizarte eragileek sindikatuek instituzioek erantzun dute

eta operazioaren kontra lehendakariak oraindik ez du inolako erreferentziarik egin herritarrak asaldatu dituen gertakari deitoragarri honen inguruan

lehendakariak dauka hitza legebiltzarburu andrea eskerrik asko

nire iritzia jaurlaritzaren iritzia ezaguna da eta ezagutzen duzu operazio honek ez du bakearen eta bizikidetzaren bidea lautzen

oztopo berri bat delako atzo hemen bertan legebiltzar talde bik esan genuen eta gaur berretsi egiten dugu

eskerrik asko lehendakari jauna arzuaga jauna zurea da hitza bai egia da zure gobernuak
erantzun zuen eta ekidistantziatik

konparatu zuen etak esan zuena agiri konkretu batean

bat espainiar gobernuak burututako ekintza jardun eraso konkretu batekin alderatzen zen

adierazpen batekin madrilek diseinatutako pertsonen duintasunaren kontrako oldarraldi deitoragarri bat hemezortzi pertsona hemezortzi familiak sufrimendu

eragin diena herritarrei kezka eta etsipena ekarri diena herrirari ekimen herritar moduan elkartzeko eta biltzeko eskubidea urratu diena zure iritzia entzun nahi nuen eta zuri zuzentzen nintzaion izan ere orain dela gutxi bake eta bizikidetzarako plana aurkeztu zenigun eta

eskatu zenuen eman genuen ere adostasunak eta

baina baita ere planteatzen genuen hutsune batzuk ikusten genituela herriraren operatibo honetan agerian geratu

planean ez zitzaien inolako aipamenik egiten urte luzeetan herri honen bizitza politiko normalizatua higatu duten

lege eta auzitegiei ez dago egitasmorik legedi hori

euren menpekotasunetik ateratzeko planean ez zen jasotzen

gainditzeko ekintzarik planean ez zen jasotzen ezta ere herrirak

oinarrizkoak diren eskubideak berreskuratzeko planik

euren eskubideen jabe euskal presoak euskal herriratzeko planik ez da jasotzen legebiltzar honek onetsi zuen espainiako indar polizialen

edo erreplegatzeko exigentzia gauzatzeko iniziatibarik jasotzen da ertzaintza momentu berrietara egokitzeko proposamen bat

eta batez ere amalur mendizabal senatariaren kontrako erasoak ertzaintzaren egokitze horren premia argiki adierazten da

eta eraso bidegabe hauen kontrakoak gardenki

horregatik larunbat honetan ere bilboko kaleak beteko dira borondate onez eta energiaz pentsatzen dugu hitzetatik ekintzetara

baina ekintza horiek ere nonbaiten jaso behar da eta horregatik interpelazioa egiten dizut
planean ea ekintza horiek ere gauzatu nahi dituzun eskerrik asko arzuaga jauna lehendakari jauna zurea da hitza

galdera zen zein iritzia nuen herriraren kontrako operazioaz eta orain

planteatzen didazu bakea eta bizikidetza planari buruz nolanahi ere

herriraren aurkako operazio horren aurrean ekidistantzia bat gorde egin dugula begira arzuaga jauna zuek

besteei beti kontuan eskatzen ibili beharrean betebeharrak zuenak dira

zuenak dira pauso berriak eman behar dituzue zuek eman behar dituzue pauso berriak etari armak uztea exigitu behar diozue etak erantzun behar dio herri honi zor dio bakea herri honi eta hori esan egin behar duzue arzuaga jauna no haga demagogia volviendo a traer a este debate

gure gobernuak bakearen alde ez duela ezer egiten ematen du zure partehartzean

eta ondo dakizu hori arzuaga jauna ondo dakizu

bidea errazteko egiten ari gara eta egingo dugu eta

bakearen aldeko apustua irmoa da eta irekita dauzkagu gure interlokuzio guztiak bakea eta bizikidetza eraikitzeko ondo dakizu zuk hori ere

beste leku batzuetan ere horrela izan da eta atzera egiteko tentazio asko dago asko dago eta hori ekiditeko ahalegin guztiak

eso es ayudar eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako

mikel unzaluhermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina legebiltzarrak bi mila hamairuko ekainaren hogeian lankidetza internazionalaren murrizketen aurka eta garapen lankidetzarako laguntzei buruz hartutako erabakia betetzearen gainean unzalu jauna zurea da hitza

jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko lehendakari unzalu jauna unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko lehendakari dauka hitza

javier carro iglesias euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina egungo energia politikari buruz carro jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok eguerdion oinarri industrial sendorik gabe europako ekonomiak ezin izango du aurrera egin

europar batzordeak europar batasuneko industriaren egungo egoerari buruz batasuneko kide diren estatu gehienetan energiaren kostua igotzen ari da eta horrek europaren

batzordeak hainbat gomendio egin dizkie batasuneko gobernuei hauek sustatu beharreko politika batzuk aipatuz produkzio kostuen

lehengaien kostua inbertsioa erakartzea enpresen eguneroko jarduna sinplifikatzea eta administrazio

eta efikazia hobetzea euskal industriak berreskuratze

motore izaten jarraitu behar du energia kostuak europar batasuneko gure lehiakide guztienak baino

beharrezkoa da neurriak hartzea erreforma elektrikoak sektore industrialengan izango duen eragin negatiboa arintzeko

eskerrik asko presidente andrea carro jauna egia da luze eman dezakeela gai honek baina argi eta zehatz erantzuten saiatuko naiz

nola industria ministerioak hain gogor jo duen energia erreforma bultzatu aurretik energia kontsumoari dagokionean euskal enpresek diskriminazio egoeran izan direla gogora ekartzera hau da

beraz abiapuntua ere zaila eta konplikatua zen izan ere pairatzen dugun tentsio maila handiaren ondorioz

erreformaren neurriak indarrean sartu aurretik gure enpresek ingurukoenak baino ehuneko hirurogeita hamabost gehiago ordaintzen baitzuten

erreforma sartu aurretik lehiakortasunari dagokionean desabantaila egoeran aurkitzen ginen eta tentsio maila aldaketaren aldarrikapena non konektatu gure enpresak eta nola egin mahai gainean utzi genion

soria jaunari otsailean izandako gure arteko lehenengo bileran beraz

azken finean gure enpresak lehiakortasunari aurre egiteko lehiakorragoak izateko desabantaila hau kontutan izanda

gai honetaz ez da gaurkoa aspaldikoa baizik hau horrela izanik goaz orain energiaren erreforma bera nola bultzatu den

horren guztiaren arabera jaurlaritzak eman dituen eta emango dituen urratsak egoki ulertu ahal izateko empezaremos por los datos más objetivos

baino erreforma honek euskal enpresan izango duen eragina zenbatekoa eta nolakoa den aztertu aurretik politikoki erreforma bera nola egin den ere gustatuko litzaidake aztertzea azkar korrika presaka lantzen diren neurri batzuk

ez da bidezkoa eta ez da gizarte batek espero duena bere instituzioetatik azken finean gure enpresa jokoz kanpo harrapatzeko demostratu genezake argindarraren tarifa berriak igoera garrantzitsu batekin zihoazen eta noiz egin dira abuztuaren batean onartu eta abuztuaren hiruan indarrean sartu hau da abuztuan

eta bi egunetan irailean euskadiko

ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailean eta

dei asko eta asko jaso ditugu eta kezka horiek kontutan izanik berrehun eta berrogeita hamar enpresa txiki aztertu ditugu txiki ertainak eta informazio horrekin jaurlaritzak ikerketa bat egin du eta hauek dira emaitzak orokorrean

enpresen ehuneko hirurogeien fakturak ehuneko

garestitu dira eta aipatu dudan bezala badira ehuneko hirurogei ehuneko hirurogeita hamar eta ehuneko laurogeira iristen direnak ere

eta nazioarteko merkatuan lehiatzeko zailtasun handiak

aurreko tarifara tarifa sistemara egokituta zeuden hau da egutegien arabera

ez egokitzeko eta ez azterketa bat egiteko ere aldaketa hauek orokorrean trantsizio epe batzuk jaso behar dituzte eta kasu honetan ez dituzte jaso

industria politika gabeko gobernu batek eragin dezakeena noiz eta hain justu industriak bereziki euskadin gure babesa eta laguntza behar duenean benetan egoera honetatik ateratzeko hau ez da beharrezko neurria

txosten hau eraman genionean eskerrik asko eskerrik asko tapia

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eskerrik asko sailburua

industriak aterako duela euskadi krisi honetatik eta gure babesa

eskerrik asko carro jauna amaitzeko tapia andreak dauka hitza eskerrik asko

euskadiko enpresei laguntza emateko prest dago beti egon den bezala

zuzendutako neurriak gure kezkak eta aldarrikapenak eta bestetik gure zereginean

teknikoki babesa eta aholkularitza emango diegu gure enpresei eta haien interesak eta beharrak aldarrikatuko ditugu behar den leku guztietan

gauzak hobetu nahian ikusiko dugu benetan madrilen ba dagoen interesa eta interes politikoa batez ere borondate politikoa

egiteko eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa
maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko

elikagaien segurtasunaren lege proiektu bat egiteari buruz lópez de ocariz andrea